egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ustelkeriaren aurkako fiskaltza sortu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

egun on guztioi eskerrik asko lehendakari

momentu hau emateagatik gauza batzuk komentatu behar izan genuen

hasiko naiz gauza batekin nik uste dut egingo dudana da atril honetatik da gauza bat normalean egiten ez dena normalean inork berez ez du aitortzen gauza bat txarto

egin duela baina kasu honetan nik hori esatera nator proposamen hau

iraila izan zen horretan aipatzen genuena zen ikusten genuela behar beharrezkoa zela fiskal berezi bat sortzea

ikertzeko hori planteatzen genuenean gainera planteatzen genuen

eman behar zela parlamentu honi onartua izan ezkero proposamen hori eta atzo

sortu zela boletinean zegoela eta indarrean zegoela

asteazkenean boletinean argitaratu ostean

indarrean sartu zen fiskal horren figura izena delitu ekonomikoetarako fiskal ordezkaria eta guretzako berri ona da ondo etorria eta guretzat hori azpimarratzeko gauza bat da kontutan hartzen baldin badugu kamara honetan momentu desberdinetan toki desberdinetan

errebindikazio hori horrekin batera nik uste dut fiskal nagusiak aipatutako gauza guztiak kontutan

ikusi genuena zen berak esanda fiskalia horrekin bakarrik ez dela nahiko

ustelkeria dagoen momentuetan edo delitu ekonomikoaren inguruan dauden ikerketak edo egin beharreko ikerketak ez direla nahikorik eta

berak ikusten zuela baliabideak handitu behar zirela pertsona gehiago behar zirela eta tresna gehiago beharrezkoak zirela ikerketak egiteko eta ikerketa horiek aurrera eramateko

dela eta ikusita fiskalak esan zuena eta ikusita benetan fiskalian dauden arazoak fijatu ginen

zuen emendakinean gai horretaz hitz egiten zela hau da baliabidearen inguruan hitz egiten zela gauza biak batuta eta ikusita ondorioak horregatik planteatu genuen transakzioa

erantzuna emanez eta izan zen administrazioaren jarreraren inguruan administrazioak zer nolako erantzunak ematen zituzten

zentzu horretan eta esan zuen batzuetan ez zirela izaten oso argiak erantzunak ikusita ikerketa beraien ikerketa beraien gauzaren ikerketa zela

eramaten paperak edo erretixenteak zirela nolabait esateko orduan hori

mal eta hori nik uste dut oso argi gainera geratu dela azken epaiketan arabako fiskal nagusiak esan zuen argi eta garbi

baliabide nahikorik izan eta beste motako laguntza behar izango zuela gauza batzuk ikertzeko eta beste epaiketa desberdinetan ere ba nola egin diren ikerketak edo zer nolako jarrera izan duten ikerketa egin dutenek ba ondorioak izan ditu askotan ez positiboak negatiboak ez direla kapazak izan

aurrera eramateko horregatik ikusten dugulako hori ere beharrezkoa dela sartzen dugu puntu hori eta azken erreflexio bat eta nik uste dut ia oso gauza orokorra dela eta da

inguruan guk horrekin amaitu nahi dugu baina kontzienteak gara horrekin amaitzeko baliabideak behar beharrezkoak direla eta hori da gure planteamendua nosotros

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos macazaga anderea zurea da hitza

aquí en euskadi mila esker eskerrik asko macazaga andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularra

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi

baten aurrean gaude gaur eztabaidara ekarri diguzuena

eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna erantzunen txandara pasatuz

macazaga andrea euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

intentando obtener un puñado de votos besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu denez
bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena naval ontziola enpresa publikoa bihurtzeari buruz eztabaida eta behin betiko

ekimena aurkeztu eta defendatzeko mesedez isiltasuna

mila esker presidente andrea sailburuak

urrian aipatuta mozioan

eta aipatuko ditut bat ezkerraldeko garapenerako funtsezkoa da la navalen jarduera mantentzea bigarrena zen jaurlaritzaren

inbertsio zuzena barne hirugarrena gobernuen arteko mahai bat osatu behar zela langileekin batera aukera guztiak aztertzeko ekonomikoak eta akzionarialak laugarrena txosten bat egin behar du administrazioak la navalen aktiboak erosteko operazioa aztertzeko eta babesteko eta bosgarrena eta azkena gobernuen arteko elkarlana bultzatu behar da

bat bilatzeko bost eskaera eta bat ere ez da bete oraindik bost hilabete pasa dira eta

pasa den abenduan lehendakariari eskatu nion erantzukizuna erantzukizuna la naval ixten ez uzteko eta erantzukizuna erronka horri

dira horretarako izan behar dira eskumenak baliabideak eta tresnak horretarako da industria politika eta horretarako izan behar da autogobernua

gaur eskatuko duguna elkarrekin podemos eta euskal herria bildu taldeak aurkeztutako erdibidekoaren bidez bada akordio hori garatzea akordio hori betetzea akordio hori konteniduz betetzea eta aurrera eramatea uste dugulako akordio politikoak ganbara honetan hartzen direnean bide orri bat markatzen dela

gauzatu egin behar dela uste dugu akordioak badirela palanka bat tresna bat errealitatean eragiteko eta gauzak aldatzeko

eta hori da zoritzarrez urrian lortu genuen akordioarekin gertatu dena gobernuaren partetik aitzaki bezala hartu duela akordio politiko hori ez egiteko akordio horretan jasotzen dena eta bere aurretik planifikatutako plana ez den beste zer ere ez egiteko

akordio hori gauzatzea aktibatzea eta konteniduz betetzea

la naval ontziola estrategiko bat zela eta ezinbestekoa zela ezkerraldeko etorkizuna bermatzeko

esaldi horren artean hitz potoloak esaten ditugu hemen ondo gelditzeko estrategikoa dela ezinbestekoa dela ezkerraldeko etorkizuna la navalen mantenimendutik pasatzen dela horrelako hitz potoloak botatzen ditugunean

aipatzen ditugun adjektibo horiekin eta nire ustez jaurlaritzaren jarrera inolaz ere ez da egon esandakoaren

eta ez da gobernuaren posizioa oso ahula delako alde honetatik oso txosten eskasa aurkeztu delako justu eskatu genuenaren kontrako

aurkeztu digulako baizik eta txosten hori gakoa bazen

nahita ez zeukalako inolako borondaterik akordio hori gauzatzeko

plan bat eta bakarra daukalako eta plana da merkatuari bere jarduera normala egiten uztea inolako interbentzio

beste eskaera guztiekin urriko akordioan egiten ziren beste eskaera guztiekin eta lehen gauza batzuk aipatu dira

arduradun nagusia jaurlaritza da eta ez diogu leporatuko jaurlaritzari la navalen egoera txarraren ardura ez baita berea badakigu kudeaketa eskasa egon dela

lema eta ez du hartu nahi izan eskatu digu denbora eta denbora eman diogu baina denbora ez daukagunez

y se lava simplemente las manos gurekin ez kontatzeko horretarako guk esaten dugu la navalek etorkizuna daukala

su ta garren abesti baten kanta batekin uste dudalako gaiarekin lotura zuzena daukalako aspalditik ezkerraldean pairatu izan ditugu lantegien itxiera eta askotan eraikin zahar horiek ematen dute munstro erraldoiak munstro hilak eta horrela deitzen da su ta garren abestia

oraindik tente zeru grisean baina distirarik ez dute iraganaren hondakin hotzek

hondamen hau ez da biblikoa ezer ez dagoenez idatzia negarren ordez egin dezagun indarra egin dezagun indarra la naval aurrera ateratzeko

de saber lo que están haciendo eskerrik asko becerra jauna euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

bi ohartxo tellería jaunari lehenengoz eta behin mesedez esaidazu ze beste euskal enpresa dago la navalen egoera berberean dimentsio horrekin mesedez

egoera berdintsua dauden beste enpresak baztertuta nik ez dakit zein den enpresa hori esaten badidazu gustura hartuko dugu gaia

castelo andrea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y cuatro contra beraz

euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euskal talde popularraren osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

zilegizko lehendakari juan guaidó aitortu dezala eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez zatón zurea da hitza

qué puede fallar eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón

isiltasuna mesedez egun on guztioi haiti

ameriketako herrialde txiroena denak kaleak hartu ditu pobreziari eskasiari goseari ustelkeriari aurre egiteko

guaidó babesten du eta beraz ez duzue hona urgentziazko eztabaidarik ekarriko haitiz honduras

bertako herritarrek motxila bat gainean hartuta elkarrekin ihes egiteari ekin diote

errepresioaz goseaz beldurraz narkoestadoaz oinez doaz

eta migratzaileen karabanak sortuz ikusgarri egin dira orain arte

baina mexikotik atera behar zutenean estatu batuen atarian horma eta militarrekin egin dute topo ezin

heldu eta berriz ikusezin bilakatu dira estatu batuek hondurasek guaidó babesten dute eta beraz ez duzue hona urgentziazko eztabaidarik ekarriko ez hondurasez eta lotsaren hormaz ere yemen ez da venezuela ia lau urteko gerraren ondorioz

gosez hiltzeko arriskuan daude momentu honetan eta milioi bat emakume haurdun eta laktante ere

munduaren historiako krisi larrienetarikoa bezala ikusten ari diren horretan jendea erreguka

laguntza humanitarioa bidali diezaiotela baina nazioartetik jasotzen dutena guk

ez duzue hona urgentziazko eztabaidarik ekarriko yemenez eta hau

honduras edo yemen hau ez delako kolonbia sahara edo kurdistan elkarrizketa eta amankomuneko puntuak bilatu ordez

elkarrizketarako inolako helbururik gabe barrio jauna guk ez dugu jaso zure partetik inolako deirik inolako

inolako proposamenik ez zaizu interesatzen

buelta bat ematea ere ez venezuelarako elkarrizketarik nahi ez baduzu nola nahiko duzu elkarrizketa hemen zeren hona ekarri duguna eskatzen genuen gauza bakarra

bere babesa adierazten dio eta aldi berean jaurlaritzari eskatzen dio bere babesa adierazi diezaiola venezuelak bizi duen

eta norvegiako gobernuek luzatutako proposamenari

montevideoko mekanismoari eta aldi berean nazio batuen erakundeko idazkari nagusiak elkarrizketa eta konponbidearen alde egindako

venezuelak bizi duen egoera larria elkarrizketarako proposamena nazio batuen bidea hartzea eta honi ezetz esan diozue zuek erabaki nahi duzuelako zein den

venezuelako herriak behar duen soluzio bidea zuek markatu nahi duzue bidea zuek

eta hilabete pasatu da eta zertan gaude tentsioa etengabe igotzen

handitzen mina gosea amorrua

venezuelaz hitz egitea legitimoa da iritzia ematea ere eztabaida sortzea beharrezkoa da baina

bakarrizketak nahi dituzue posizio hertsiak indartzea eta ez mugitzea akordio zabalak eskatzen ditu honelako egoera batek

aukera guztiak martxan jartzea eskatzen die babesten dituzten herriei eta aita ponteko duen amerikako estatu batuei

jarraituko duzue interbentzio militarra aukeratzat duen gizona babesten

berak ez ditu hauteskundeak nahi eta laguntza humanitarioaz hitz egiten duzue eta jakin badakizue proposatzen ari zaretena amerikako estatu

ez dela laguntza humanitarioa eta ez diot nik guztiz madurozaleak diren gurutze gorria

neutraltasuna inpartzialtasuna eta independentzia eduki behar du laguntza humanitarioak eta honek ez du

arazorik ez dagoenik ez dut esango janari edo medikamentuak lortzeko arazorik ez dagoenik baina ez dut beste alde batera begiratuko ere ez

eztarria guztiz itxita duen herriari eztarri honen itxiera sortzen duen blokeo ekonomikoaren egile berek sartu

dezatela herriaren eztarria ixten duen presioa eta utzi diezaiotela arnasa hartzen utzi diezaiotela bidea egiten

alboan behar badute elkarrizketa honi akonpainamendua ematen arnasa eman venezuelari espazioa eta denbora

onargarriak ez diren jarrerak legitimatzen gerrarik ez dugulako nahi elkarrizketa eta konponbiderako bide neutralen alde egingo dugu guk

egin duten bezala eta ez gara ingerentismoan sartuko eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta
anderea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea nik ere lehenik eta behin agurtu nahi ditut euskal venezolanoak eta venezuelako etorkinak eta errefuxiatuak

hitz egitea tokatzen zaigu eta zoritxarrez gauzak okertzen ari dira arlo guztietan venezuelaren egoera kritikoa da

gaixorik dago bere demokrazia eta testuinguru sozioekonomikoak porrot egin zuen aspaldi goitik behera ustela dago erregimena eta esan dezakegu guztiz desagertuta dagoela zuzenbide estatua

botere guztiak eskuratu nahi ditu eta gero eta argiago gelditzen da diktadura de facto bat instalatu nahi duela hitz hauekin nire hitzaldia hemen bertan orain dela bi urte eta zoritxarrez berriz venezuelako panorama gero eta ilunagoa dago

behin baino gehiagotan ekarri dugula gaia hona bi mila hamabostean bi mila hamazazpian

hona ekartzen dugu egoera politikoaz aparte egoera sozioekonomikoa eta segurtasuna

giza eskubideak ez dira errespetatzen pobrezia edo hobeto esanda miseria

eta gabezia edozein arlotan aurkitzen da

es despotismo es dictadura eta eusko legebiltzarrak behin baino gehiagotan eskatu dio venezuelako gobernuari bere konstituzioa

eta berriro lehenbailehen eskatzen dugu hauteskundeak askeak demokratikoak eta baketsuak antolatzea giza eskubideak demokrazia eta herritarren eskubideak errespetatu behar dira eta bermatu behar dira lehenbailehen

nacionalistas vascos eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

bakarrizketa bat izango zela esaten nuen eta hori bilakatu da gaurkoa laguntza humanitarioaz aipatu dugu

cáritasek edo nazio batuen erakundeak esan baitute deitu nahi duzuen moduan

baina bakoitzak jarraitu du nahi duena esaten

bide batez erretako kamioiez hitz egin dugu beno argazkiak nondik ateratzen diren eta nondik begiratzen dugun

hori ere bai ikusi izan da goitik esan didate begiratzeko aurpegira begiratzeko ez daukat inolako arazorik kontua da gaur eztabaida hemen barruan ematen ari ginela

zuek ez duzuela aukerarik izan hemen hitz egiteko zeren hemen giza eskubideen batzordean ohituta gaude gauzak beste modu batera eramaten jendea gonbidatzen dugu etortzen da hitz egiten du eta eztabaidak sustatzen ditugu

giza eskubideen batzordean dauden beste alderdietako kideek ere bai jakingo dute herrialde ezberdinen inguruan lan egiten dugunean nire taldeak adibidez kolonbiarekiko kurdistanekiko adibidez jarrera

estremoagorago edo beste gauza batzuk lortu nahi izan ditugu baina guztion arteko akordioagatik erabaki izan dugu gure marra gorriak markatzea bai

hemen egin ez den zerbait eta ez dizuet zuei esaten alderdi

pp eta alderdi sozialistari esaten diet giza eskubideen batzordean elkar entzuten dugulako elkarrekin hitz egiten dugulako eta ni oso ohituta nago nazioarteko harremanetako eta giza eskubideetako gaiak eramaten ditudanez

lan egitea horrek zer suposatzen du aho batezko akordioak lortzea eta barrio jaunak jakingo du askotan zenbat aritu garen testu baten gainean guztion arteko akordioa lortzeko eta hori ez duzue nahi izan hemen ordua gonbidatuta zaudete giza eskubideen batzordera kanpo harremanetako batzordera

eta aurpegira begiratzen dut inolako arazorik gabe ongi etorriak zaretelako baina beste guztiak ere bai eta nik gaur hemen jartzen saiatzen ari nintzena zen

hori izan da behintzat egiten saiatu garena hemen elkarrizketarako bideak jartzen ditugula eta jarri nahi ditugula erdigunean parlamentu serioek

inolako erabakirik hartu aurretik eskatu zuen aditu batzuen txostena egitea

oso interesgarriak irakurtzea gomendatzen dizkizuedanak eta bertan argi eta garbi dio injerentziaz hitz egiten du eta nazioarteko harremanetan egindako hartu dituzuen urratsak ez hartzeko gomendioa jartzen da mahai gainean

adituen iritziak eskatu ahal genituen elkartu ahal ginen

anderea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak aguirre jauna

ez dut ulertzen nola kapazak zareten maduro bezalako despota bat

esanez gutxiago salatu venezuela eta gehiago salatu turkia begiratu gaur egun erdogan

giza eskubideak betetzeko baina batez ere bere gizartea miseratik ateratzeko eta hori da guk hemen eskertzen duguna gaur

eskerrik asko aguirre jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu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

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da isiltasuna gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

kaltetu dituzten lan erreformak bertan behera uzteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

eguerdi on dagoeneko lan erreformei buruz hitz egitera gatoz gure herrian azken urteotan lan erreforma

dagoela azkenean erreforma hauek izan direla gehiengoaren interesen eta eskubideren kontra beraz pairatu izan ditugu

edo ari zuzentzailea bada lan harremanetan orekak apurtzea enpresarioen alde

desorekan sakontzea desoreka hori areagotzea hiru mugarri izan dira hiru erreforma nagusiak inportanteenak bi mila hamarean

eta bigarrena bi mila hamabian ppk martxan jarri zuena bi mila hamarean psoek lan erreformaren bidez

jarri zituen eta euskaldun bezala gure burua antolatzeko gaitasuna mugatu zuen euskal langileoi eta euskal sindikatuei gararazi egin ziola negoziazio kolektiboaren

gure lan hitzarmenak negoziatzeko eskubidea mugatu egin zuen erreforma honek eta estatu mailako lan hitzarmenei lehentasuna eman zion ondorioz

hainbat arlotan hitzarmenak sinatzea debekatuta dago hemen eta hainbat gaien inguruan ezin da hemen erabaki

lan erreforman zentralizazioan sakontzeaz gain

indartu egin zuen batez ere ultraaktibitatearen figuraren desagerpenaren bidez

epea amaitzen zuenean indarrean jarraitzen zuen

horri ultraaktibitatea deitzen zaio baina ultraaktibitatearen desagerpenarekin lan hitzarmenaren bigentzia amaitzen denean enpresak badauka eskuak libre

negoziazio edo eskubide minimoak errespetatuta nahi dituen lan baldintzak ezartzeko aurreko lan hitzarmenaren babesa

ondorio larriak eta kaltegarriak ekarri zituzten aipatu dugun moduan alde batetik lan harremanen zentralizazioa eta beste aldetik ultraaktibitatearen desagerpena baina hauek ez ziren izan gure ustez erreforma hauen

enpresan sinatutako hitzarmenei ere lehentasuna ematean ahalbidetzen da enpresetan sektoreko lan hitzarmenen baldintzak murriztea eta mugatzea

lanerako enpresei ere eskuduntza berriak eman zitzaizkion

indemnizazioa jaitsi egin zen berrogeita bost egunetik hogeita hamairu

eta behin behinekotasuna areagotu duten beste hainbat neurri hartu egin ziren beraz desoreka prekarizazioa zentralizazioa eta abar luze bat ondorioak gurean argiak izan dira uste dugulako gainera erreforma hauek aprobatu zirela alde batetik europatik inposatu egin zirelako politika neoliberaletan areagotzeko eta baita ere enpresarioen boterea indartzeko eta hori horrela izanik esan dezakegu perspektiba horretatik enpresarioen boterea indartzeko eta langileon lan baldintzak kaskartzeko helburu horrekin egin baziren erreforma hauek esan behar dugu sentidu horretan soilik

eta ondorio horiek sortu dituztela langabezia gurean ehuneko hamarekoa da eta batzuk arrakasta bezala ospatzen dute baina hori da

artean tasarik altuenetariko bat esan ziguten lan erreforma horiek noski ez ziguten kontatu zertarako egiten zituzten

malguagoa egiten lortuko zela enplegua sortzea eta esan dudan moduan enplegua sortu egin da baina ez lan erreformaren eraginez baizik eta ziklo ekonomikoaren aldaketagatik

enpleguak sortu dira baina inguru osoan ere enpleguak sortu direlako eta estatuan eta baita ere eaen enplegu gehiago sortu badira bada soilik aurretik

hemen euskal herrian ehuneko hamararen tasan da oso tasa altua tasa onartezina ekonomia garatuen artean

langabeziari edo iraupen luzeko langabetuei begiratzen badiogu

horrelako tasa negatiboetan euskal herrian ere lan hitzarmenak sinatzea gero eta zailagoa da eta egia da azken urtean suspertze bat egon dela baina hori izan da batez ere langileen borrokari esker eta grebak eta mobilizazioak biderkatzeari esker hala eta guztiz ere gaur egun

ez dauka indarrean eta berrituta dagoen lan hitzarmena euskaldunok erosmen ahalmena galdu dugu horrek esan nahi du pobreak garela

heren batekoa da hau da langile guztien heren batek badauka ia behin behineko lan bat prekarietatea areagotzen da

lan istripuen biderkatzea iaz heriotza sortu zuten lan istripuak ehuneko hogeita hamara igo ziren eta lan istripu horiek gehienak suertatzen dira lanpostu berrian sartu eta denbora gutxira

ondorioz beraz prekarietate horren ondorioz rotazio tasa hirukoa delako hau da kontratu bat lortzen duen pertsona urtero batez besteko hiru aldiz sinatu behar du lan finko ez daukan pertsona

rotazio tasa oso altua dela eta prekarietatea oso altua dela aldi bateko lanarekin badago

bosten bat baino gehiago ehuneko hogeita bia orokorrean emakumeen artean tasa askoz altuagoa da eta aldi bateko lana suposatzen du lan baldintza okerragoak lan soldata txikiagoak eta kasu gehien gehienetan guztietan ez bada ere ia guztietan ez da bilatzen den aukera bat

besterik ez delako topatzen gauzak horrela normala da lan merkatuaren inguruko kezka kezka nagusia euskaldunen artean hemen ez dut ikusten hau ez dago oso beteta

baina hiritarrontzat kezka nagusia momentu honetan lan merkatuaren egoera da lan baldintzak badira iazko abenduan deustobarometro ezagutu zuen eta hor esaten ziguten euskaldunon ehuneko hogeita hamalauentzat lan merkatuaren

guztien artean lehenengoa arduren ranking horretan esaten digute gainera gure hiritarrek neurri batean hobetzeko itxaropena galdu dutela puntu batean egia da azken urteotan krisitik ateraldi luze eta konplikatu honetan gauzak pixka bat hobera egin dutela baina dirudienez pentsatzen dute hobekuntza hori amaitu dela etorkizunari buruz galdetzen bazaio euskaldunei ehuneko hirurogeita hamabostak

okerrago egongo garela beraz itxaropen gutxi egoera txarra eta itxaropen gutxi horregatik euskal hiritarren

erreforma hauek lortu dute ondorio hauek eta lortu dute emaitza lortu dituzte emaitza hauek langile txiroak prekarietatea zentralizazioa

soldata jaisten guretzat lan erreforma hauek eta lan erreforma

arrotzak dira eta esan dezakegu arrotzak direla zentzu bikoitz batean alde batetik euskal herritik kanpo eta euskaldunon borondatetik kanpo hartu direlako madrilen hartu direlako eta arrotzak badira ere gure taldeak behintzat defendatu nahi dituen langileen interesen kontra

erabaki direlako eta langile onak ez diren interes batzuk defendatzeko

ahalmena izatea guk hemen erabaki nahi dugu ganbara honek demokratikoki finkatzeko euskal langileon lan baldintzak eta lan harremanen markoa zein den

uste dugu ganbara honetan legeak egin behar dira lan munduaren inguruan ere nahi dugu hemen erabakitzea eta hemengo eragileek euren negoziazio prozesuen ondorioz

sindikatuak eta hemengo patronalak hemengo baldintza eta egitura produktiboaren eta nahi dugu hemen erabakitzea ere hemengo gehiengoaren alde legeak eta legediak egin ahal izateko creemos que en un futuro todas estas

a la patronal horregatik pentsatzen genuen bazela momentua eta saiatu ginen aurrera ateratzen proposamen berri bat no ha sido posible y

oraingoan ez bada posible hurrengoan saiatuko gara eskerrik asko casanova jauna

anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko casanova jauna elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna eztabaida amaitu denez

eh bildu talde parlamentarioaren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

berrogeita lau contra hamazazpi abstentzio beraz ez da onartu elkarrekin podemosen osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak

bederatzi contra hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da

gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena dibertsitate funtzionala duten nesken eta emakumeen eskubideei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok gonbidatuok eguerdi on guztioi eta bereziki

arrazoiagatik diskriminatuak izaten gara

da izan ere emakume guztiek sufritzen duten

estereotipo eta mitoek dibertsitate funtzionala duten emakumeen bizitzak baldintzatzen dituzte eta gizarteak eskubideen

modu autonomoan bizitzea eta bizitzaren arlo guztietan parte hartzea

cómo les afectan las políticas públicas hori guztia politika publikoak efektiboagoak izan daitezen guztion eskubideen defentsan askotan eskubideak aitortu egiten dira

gaur hartutako konpromisoa aitortu nahi dut eta dibertsitate funtzionala duten emakumeak lanean jarraitzeko animatzen ditugu hemen gaude eta gure babesa

eskerrik asko eguerdi on eta ongi etorriak berdintasun politikak

arituko gara gaur eta horregatik eskerrak eman nahi dizkiot

uste dugulako benetan garrantzitsua dela bere garaian emakume helduen inguruan hitz egin genuen moduan edo

ba aniztasun ezberdinak erdigunean jartzea

eramatea tokatu zaidala eta emakumeok lantzen dugun elkarrizketa eta akordioa badaukagulako eta pozten naiz elkarrizketarako gogoa egotea berdintasun politiken inguruan hitz egiten

izan nintzen hitzaldi batean eta atera ziren galdera ezberdinen artean herritartasunaren inguruan eta emakumeon herritar izateko eskubidearen inguruan hitz egiten egon ginen eta lesbianek

haien bizi prozesuak garatzeko horretaz ari ginen edo

herrietan beraien herritartasun hori garatzeko hau da homogeneotasunetik kanpo geratzen ziren gorputz guzti zein toki zeukaten herritartasunean hau da politika publikoetan eta aniztasun funtzionala daukazuen emakumeok

dagokizuela baizik eta guztiz ikus ezin bilakatu nahi zaituztetela politika

eta hain zuzen ikuspuntu hauek txertatzea aniztasuna txertatzea

horretan oraindik ere egiteko asko daukagula eta hemen badaukat argia

hasiera bera bakarrik irakurrita asko esaten duela ikusezintasun honetaz ari naizenean

ikusezinak legeetan beste emakumeentzat

zorionez azken urteetan egiten ari garen lanari esker ikusgarriak bihurtu gara eta esango nuke zorionez

ez da makala hartu duzuen ibilbidea eta noiztik ari zareten lan hau egiten eta guk proposatzen genuen zuzenketa hain zuzen hortik zetorren dagoeneko

ikerketak badaude gidak badaude dagoeneko politika publikoetan aniztasun funtzionala zeharlerrotasunez txertatzea nola egin daitekeen proposatzeko egia da bi mila zortziko lan batez ari garela baina tamalez hamar

eta hor dagoen guztia egiteke dago oraindik orduan uste dut beno egungo testuingurura egokitzea garrantzitsua dela baina egindakoa ere bai aintzat hartzea beharrezkoa dela hiritartasun inklusibo politika publikoen eraldaketa proposamen horretan oh sorpresa sexualitateaz hitz egiten dugulako oh sorpresa

ginekologora ere joan behar dutelako oh sorpresa lan munduaz hitz egiten dugulako amatasunaz hitz egin nahi dugulako horretaz guztiaz hitz egin nahi dugulako eta badirudi beraien identitate bakarra

identitate anitzen araberakoa emakume bezala etorkin bezala aniztasun funtzionala duten pertsona bezala lesbiana bezala ere bai zeren

sexualitate anitzak daude ere bai funtzio anitzak ditugun pertsona guztien artean beraz uste dut badela garaia intertsekzionalitatearen ikuspuntu hau ere gure politika publikoetan

estankoak diren identitateak alde batera uzteko eta zirrikitu guzti horietan jende gehiegi alboan geratu dela aitortzen hasi beharko genuke

eraman egindako lana aintzat hartu eta lanean ari direnekin bidea egin eta hor adibidez besteak beste nik bai aipatuko nuke indarkeria matxistaren inguruan emakunderekin batera egiten ari duen lan horretan

integratzearen beharra aintzat jartzen ari dira eta erdigunean jartzen ari dira eta espero dugu eta suposatzen dugu etorriko den lege erreformak hori ere bai erdigunean ekarriko duela baina bada garaia

hain poblatuak diren bazter horiek erdigunera ekartzen hausnarketa egiten eta

erreportai honetan esaten zen eta haien burua identifikatzen zuten pertsona hauek zioten moduan munduaren aurka altxatu garen arima errebeldeak gara

viva arima errebeldeak politika publikoen erdigunean ere bai eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta

eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak

lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok ongi etorriak zuei bereziki eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik

oraindik emakumeek gehienetan behintzat gauzak zailagoak ditugula egia da oraindik erronka askori aurre egin behar diegula egia da baita ere oraindik berdintasuna ez dugula lortu berdintasuna etorkizuna bada oraindik ez da oraina eta hori lortu behar dugu horretan gaude egia da baita ere gizonezko batzuengatik eta

egia da merituak gehiago frogatu behar ditugula askotan eta egia da baita ere ba mamu askorekin borrokatu behar dugula oraindik guztiak egiak dira gehiago aipatuko genituzke zerrenda oso luzea da luzeegia oraindik jaiotzean neska edo mutila izan

baldin baduen emakume bat bada horrek bere etorkizuna mugatu eta baldintzatu egingo du emakumeek

uste dugu pilo bat asko lortu dela eta oso gutxi dira bizitzaren arlo guztietan bai publikoan eta bai pribatuan arrakasta lortzen duten emakumeok eta gainera asko kostata hala ere

asko da nahiz eta bidea oso luzea den luzeegia eta

eta erakundeek lortu dute baina guztion artean lortu dugula aitortzeko kapazak baldin bagara zergatik botatzen diegu

jaurlaritzari uste dut justuagoa izango litzatekeela gizarteak ere bere erru partea baduela onartzea

osotasunean jaurlaritzak aldundiak udalek lanean jarraitu behar dute emaitza onak ematen dituena indartu egin behar da

probatu etxeetan ikusten dena bizitzen dena ikasi egiten da zer ikusi hura ikasi eta errepikatu egiten da formazioa izugarria izan daiteke berdintasun eta integrazio politikak eta neurriak ugariak izan daitezke baina

adibide hori ez badago hankamotz geldituko da nerabeen artean desberdintasun joerek eta erasoek gora egin dute eta hezkuntzan

beraz non dago korapiloa hezkuntzan lagun artean komunikabideetan sare sozialetan familietan prebentzioa dugun tresnarik garrantzitsuena eta erabilgarriena da eta

prebentzioa indartu behar dugu prebentzioaren bitartez arazoa ez sortzea lortu behar dugu hala ere sortzen denean noski konponbidea

prebentzioa gobernuek egin dezakete eta egiten dute hala ere esan bezala familietan egin behar den lana sakona da oraindik askotan lan karga larregi jartzen dugu gurasook hezkuntzan berdintasuna aipatzen dudanean emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunaz ari naiz

funtzionala duten pertsonen arteko berdintasunaz eta noski emakume horien berdintasunaz gizartearen erantzukizuna gobernuaren erantzukizunarekin batera doa biek neskato eta emakume hauen alde egin behar dute beharrezkoak diren programak eta neurriak ezartzen jarraitu behar dute puntu honetara helduta jaurlaritzak egin duen eta egiten dituen programak eta ekintza guztiak azaltzeko tentazioa daukat baina hemen gauden guztiok gutxi gora behera ezagutzen ditugunez gutxi batzuk aipatuko ditut

y aceptar enpatia pertsonek izan behar dugun jarrera aberasgarria dela uste dut enpatiarekin

eta bere beharrak hobeto ikusten dira erabili beharko genukeela uste dut gizartea izan behar da pertsona hauek normaltasunez ikusi behar dituena eta normaltasunez tratatu behar dituena arlo guztietan egunerokotasunean ahurrak naturalagoak izaten dira desberdinak kakotzen artean ikusten urteak aurrera doazen heinean naturaltasun hori galtzen joaten da helburua naturaltasun eta normaltasun hori ez galtzea izan beharko litzateke

helburu bat da berdintasuna ezberdintasunarekiko eredu bateragarria elkar lana zeharkotasuna eta pertsonak politikaren ardatzean emakundek

programa aurten neskek beraien etorkizuna eraikitzeko eta aukeratzeko askeak izan behar direla azpimarratzen da

nesken eta emakumeen eskubideak defendatzeko egiten duen lana etengabea da arartekoak eta bere lan taldeak pertsona hauen alde egiten dutena

azken bi hamarkadetan egin den lana eta lortu dena asko dela dio nahiz eta gehiago egin behar den eta askotan modu ezberdinean izan daiteke baita ere dibertsitate funtzionala duten pertsonen eskaerak jaso eta bideratzen ditu

inklusioa akzio politikoa eta irisgarritasun unibertsala daudela onartzen du joan zen ostiralean erkoreka sailburuak azaldu zigun enpleo publikoan emakume hauek lekua dutela dituztela programa dagoela eta plana dagoela lehendabizi lanpostuak aztertu ondoren ariketa prozesuak beraientzat egokitu eta azkenik prozesu guzti hauen jarraipena egin ni nahiko lasai nago arlo publikoan

nos preocupa y nos ocupa eta hori uste dut denok onartu beharko genukeela puntu hau

emakumeok nahiko erraz lortu dugu puntua baloreak eta helburuak partekatzen ditugulako eta

akordio honetara heltzea nahiko zabala delako eta uste dut ez dugula ezer atzean utzi beraz ba guanche andrea etxebarrieta garrido eta

eskerrak eman eskerrik asko juez andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

muy bien el tema gaur dibertsitate funtzionalari buruz hitz egiten dugu eta

erabili den terminoa ezintasuna izan da eta termino orokor honekin adierazi izan da beti

mugak egia da termino hau ez da termino sinple bat eta

esan nahi duguna pertsonen edo pertsona bakoitzaren

errespetatu behar dela eta bereziki integrazioa bilatzea esparru eta arlo ezberdinetan

decir que proposamena aurkeztu zenean bat gentozen orokorrean bertan

akordio zabala lortzen da eta gure laguntza emango diogu azkenean uste dugulako

nagusiena eta hemen adostasun zabal bat dagoelako gainera

ezarri behar direla politika publikok erabilgarriak efektiboak eta eraginkorrak creo que

eskerrik asko garrido andrea erantzunen txanda norbaitek parte hartu nahi du bai

eskerrik asko guanche anderea etxebarrieta anderea bai bertatik bat bi hiru lau ez

bai eserlekutik beno politika publikoez ere bai hitz egiten dugula hemen eta adierazi da ez hau dagokigun tokia delako baina bai uste dut ba jendarte bezala ere zalantzarik gabe hausnarketak egin beharrekoak dira eta nire hitzartzean ere bai aipatu den moduan fekoorreko kideen hitzak

handi bat egon da eta uste dut bertan ere hausnarketa egin dela horren inguruan gero aniztasun funtzionalari buruzko programa ezberdinen berri eman diguzu eta nik behintzat

irakurtzeko baina galdera bat eta ariketa bat uzten diot nire buruari txosten hauek batean begiratzea eta emakume edo mujer sartuta zenbat aldiz aipatzen diren aztertzea uste dudalako oso gutxitan izango dela tamalez eta

adibide dira eta berriro diot hiritartasun inklusiboez

genuela hiritartasun inklusibo horiek anitzak direla eta

ez dugula soilik aniztasun funtzionalaz hitz egin behar

pertsona hauek ere bai emakumeak lesbianak transak arrazalizatuak

zaindu nahi dutenak edo zaindu nahi ez dutenak amak kirolariak edo ez kirolariak eta abar luze bat izan daitezkeelako beraz ariketa horrekin

emakume zenbat aldiz agertzen den aztertu asko baldin bada nire hitzak jan eta zoriondu

horietan ekarpena handiagoa izan dadin eta beste ariketa bat gure buruei jartzen diedana ea espazio hauek gure politikak egiteko modu hauek espazio hau bera ere bai emakumeontzako aniztasun funtzionala daukaten emakumezkoentzako erosoak erakargarriak eta bizigarriak

buruan daukat inoiz kideren batek edo beste erori eta

zer zailtasunak izan ditzakegun horrelako espazio batean egoteko

eskerrik asko etxebarrieta andrea beste norbaitek hitza hartu nahi du sánchez andreak ez beraz euzko abertzaleak juez andrea zurea da hitza bai zure baimenarekin

desioak guanche andrea gureak ere badira harritu nau

inongo astakeriarik esan dudanik gauzak egiten dira eta uste dut nik nik ere eskubidea dudala gobernuak eta beste erakundeek egiten dutena

ziur egon emakumea dokumentu horietan ez bada agertzen

bai politiketan egongo dela eta dagoela eskerrik asko eskerrik asko juez andrea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

jarraian bi adierazpen instituzional irakurriko dizkizuet gaixotasun arraroen munduko egunari buruzko adierazpen instituzionala

euskal gizarteari ohartaraztea zer ekartzen duen gaixotasun arraro batez bizitzeak eta aditzera ematea enfoke oso batetatik tratatu behar direla

sektore eta eragile guztien arteko beharrezko kooperazioaz gaixotasun arraroak gaitz larriak dira jaiotzan

horietako asko genetikoak dira eta hilkortasun tasa handia daukate

prebalentzia gutxiko gaixotasun giza ezagutzen direnak dira

bost baino gutxiago kaltetzen dutenak munduko osasun erakundeak balioztatzen duenez

beharrezkoa da ikerketa sustatzea eta diagnostiko goiztiarrerako

hala nola gaixotasun detekzio berriak funtsezkoa da ibilbidea hobetzen jarraitzea diagnostiko azkar baterako eta informazioa ematen jarraitzea larrialdietako zerbitzuei eta lehen arretakoei gaixotasun arraroen inguruan zein dagozkien erreferentziazko zentroen inguruan ereduen inplikazioa mantenduz gaixotasun arraroen jardunerako planaren garapenean

eskariak mugaz gaindiko osasun mugikortasuneko direktiban sartuz gaixotasun arraroen berezitasunak ere kontuan izan behar ditugu

kalifikaziorako baremo berriak egokitzerako orduan baita dependentzia arloan tramiteak arindu eta lanean

hala nola hezkuntza eta irakaskuntza baliabideak bermatzen jarraitzea gaixotasun arraroak dituzten ikasleen behar bereziak egoki erantzute aldera

beharrezko koordinazioa hezkuntza gizarte eta osasun beharrei arreta osoa

adierazpen instituzionala atzo bi mila hemeretziko otsailaren hogeita zazpian saharar herriak saharako estatua sortu zeneko berrogeita hirugarrena urteurrena oroitu zuen eta bakea eta askatasuna taldeartekoek eskatuta

bandera ezarri zen eusko legebiltzarraren fatxadan era berean duela egun gutxi eusko legebiltzarren ordezkaritza bat

kanpamenduetara joan zen eta euskadiko zenbait erakunderen ordezkariekin batera

parte hartu zuen non sahara herriaren bidezko borrokarekiko konpromisoa berritu baitzuen

ez autonomo bat dela nazioarteko zuzenbidearen menpekoa eta ez dela inoiz marokoko erresumaren parte izan hori dela eta

amaitu dadila mendebaldeko sahararen legez kanpoko okupazio eta gauzatu dadila saharar herriak autodeterminaziorako duen eskubidea

eta utz diezaiela kontrolatzen dituen espetxeetan giza eskubideak urratzeari presoen osotasun fisiko eta psikikoa bermatuz eta berriro eskatzen zaio nazio batuen erakundeari diezazkiola zeregin gehiago minusori mendebaldeko saharan salatzen da marokoko gobernuak baliabide naturalak espoliatzen dituela mendebaldeko saharan aurkako epaiak egon arren

gatazkarentzako bidezko eta behin betiko irtenbidea hots saharar herriak duen autodeterminazio eskubidea gauzatzea erreferenduma eginez

batuen erakundeek genovan duen giza eskubideen kontseiluari eskatzen zaio

mendebaldeko sahararako bere egiten du palmako adierazpenaren edukia adierazpen hori bi mila hemeretziko otsailean onartu zen legebiltzarreko taldeartekoek

kausa horretan laguntzen jarraitzeko borondatea besterik gabe